osoko bilkurari hasiera emango diogu aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea maiatzaren hamareko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztutako

bozketara pasako gara elkarrekin podemos eta euskal talde popularrak aurkeztutako erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako mesedez isiltasuna gai zerrendako lehenengo puntua mozioa josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua gazteriaren egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta egun on guztioi ezin gaurko eztabaida saioa normaltasunez hasi barrenak hala eskatzen digulako eta ezin garelako isilik geratu euskal herritik bihotzetik gure elkartasunik beroena palestinako herriari free palestine eta gaur

legebiltzarrera ekarri duen ekimenera etorrita gure gazteen emantzipaziorako beharrezkoa den enplegua elementu zentral gisa kokatzen duen ekimena da

diagnostiko eta egoeraren irakurketan bat etorriko gara ziurrenik

hauek ongi adierazten dutelako zein den gazteriaren errealitatea gure herrian

nola euskadiko gazteen indizearen bilakaera populazio osoarekiko portzentaia urtetik hona nola jaitsi den eta tendentzia hori

urtean ehuneko hogeita bat koma seiko pisua baldin bazuen gazteria gure herrian gaur egun
ehuneko hamairuko portzentaia baino baxuagoa suposatzen du mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

eskuartean izango dugun erronka nagusienetako bat datozen urteetan ikusi dezakegu nola europar batasunean ugalkortasun tasa mila emakumeko

jaitsi egiten den tasa hori eta baita ere eta amaitzeko eustaten grafikoekin pixka bat ikusteko zein den aurretik dugun erronka ikusi dezakegu nola biztanleria gaztearen langabeziaren tasaren bilakaera egia da goira jo duela eta tendentzia hoberanzko joera duela baina bi mila seigarrena

gaur egun langabezi tasa hori ehuneko hogeita hiru koma zazpikoa den ohituta gaude ere zoritzarrez astero

hogeita bost urtetik beherakoen soldataz bataz beste zortziehun eta laurogeita hamabost eurokoa da

uste dut zentzu horretan honek agerian uzten duela zer nolako erronka dugun eta

aldaketa bat behar dugula gazteentzako enplegu politiketan eta hauen emantzipazio duin bat bermatu ahal izateko baina datu hauek gaur

ezin garela konformatu azaleko analisi bat eginez eta ikuspegi ekonomizista produktibista batetik erantzunak emanez

oro har nagusitzen ari den diskurtso eta kezka baten prismatik planteatzen ari dela gazteei zuzendutako politikak eta neurriak ongizate ereduaren finantzaketari lotuta eta batez ere lan merkatuaren beharrekin lotuta gazteek lan egin behar dute kotizatzeko gazteek seme alabak lehenago izan behar dituzte jaiotze tasa igotzeko eta abar beraz ea pertsona nahikorik lan esku nahikorik kotizaziodun nahikorik

hau da sistema zentroan ekonomia zentroan jartzen da eta ez pertsonak ez gazteak oso adierazgarria da jaurlaritzako enplegu sailburuak

horrela zioen herri honetako gazte antolakunde batek duela pare bat urte egindako kanpainaren leloak lelo bat bai baina lelo horrek atzean duen karga eta esanahia sekulakoa da bizitzeko jaio gara pentsa

hor dagoela eztabaida politiko honen muina ikuspegi horretatik gazteen bizitza zentroan jarrita enplegu politikak diseinatu garatu eta egikaritzearen beharra eta ez ikuspegi ekonomizista eta produktibista soil batetik lehen aipatu dudan bezala

azterlanean euskal gazteen posizioa eta jokabidea badauka atal bat eta bertan paradigma aldaketaz badauka jasota ondorengoa

eta egokitzapena ezinbestekoa izango da giza baliabideen eremuan eta hau azpimarratu nahi nuke hurrengo esaldia kontua ez da izango betiko lanpostuak eskaintzea

enpresa proiektua konpromisoa konfiantza aitortza malgutasuna denbora librea eta

ahal den neurrian eta holaxe dio globalizazioaren ondorioak

ahal izateko beraz paradigma aldaketa baten aurrean gaudela inork ezin ukatu eta ez dugu ikusten gobernuaren enplegu plan edo estrategietan paradigma berri

ez duelako ezta aintzat hartzen paradigma berri hori besteak beste eta betiko neurriak betiko lan merkatura eta lanbide tradizionaletara bideratutako lan ildoak

horregatik ekarri dugu gaurkoan proposamen hau jaurlaritzak gazteen enplegua sustatzeko politiketan estrategietan eta plan estrategikoetan aintzat hartu dezan

uste dugu aurreko astean erdietsitako akordioan norabide aldaketaren hasiera bat suposatu zuela eta gaurko akordioak indartzera datorrela norabide aldaketa hori

y por eso eta horregatik gure ekimena ikuspegi horretatik abiatzen da ez zitzaigulako iruditzen bi mila hamalau eta hamasei enplegu planean jasotako neurri berdinak hemendik eta

hamasei enplegu planaren azken balantzearen txostenak hauek jasotzen ditu besteak beste oso modu laburrean

dagokionez gazteentzako lehenengo lan esperientziarako laguntzari dagokionez

hori jaso egiten da aurreko enplegu planaren balantzean gazteei dagokionez

lehenengo lan esperientziarako laguntzari dagokionez emakumeen parte hartzea nahiko txikia izan da zenbait programatan hala nola lehen aukeran eta hor jasotzen da soilik

eta laburbilduz eta etorkizunerako orientabideei dagokionez bai jasotzen duela etorkizuneko enplegu planak uztartu beharko lituzkeela batetik ikuspegi estrategikoa

aldaketa hau eta kualitatiboa eta orain komentatuko dut zentzu horretan gure ustez ere

beraz hau horrela izanda nekez ulertu daiteke nola bi mila hamazazpi hogei plan estrategikoak ez duen inolako saiakerarik egiten ez genero ikuspegitik ezta izaera kualitatiboa duten helburu estrategikoak objektibatu edo kuantifikatzeko

enplegua sustatzeko neurri guztien artean ezin aurkitu daiteke sortu nahi den enpleguaren

adierazle bakar bat ere ez berdin gertatzen da jaurlaritzak aurkeztutako laugarren gazte planean

non ezin dezakegun aurkitu indikadore kualitatiborik

hori izan daiteke baina oso subjektiboa dena bakarra porcentaje número número de beneficiarios

inondik inora indikadore kualitatibo bakar bat ere ez eta gaur aho batez onartzera goazen honekin pixka bat hori zuzentzera goaz horregatik poztu egiten gara

hauek jasoko dituen talka plan bat aurkeztu zezala azkenean talka plan bat beharrean urteroko planetan zentzu horretan

gure ustez ona da akordioa erdibidekoaren lehenengo puntuaren bigarren proposamena ez da berria ganbara honetan familia politikari eta erronka demografikoari buruz egindako monografikoan onartutako delako

bai ordea gobernuari urtebeteko epea ezarri zaiola aurreko akordioan hori ez zen zehazten beraz ere beste elementu positibo bat balorean jartzeko gaurko

enplegu plan estrategikoaren garapenerako ba aurreko astean

baloratzen dugu gaurkoan berriz ere eta gazte enpleguari enfokatuta aintzat hartzea eta jasotzea

beraz uste dugu apur bat kostata eta pixkanaka pixkanaka bada ere ari garela eztabaida politiko honen muinean gobernuak zuen posizioa bide onean jartzen eta zentzu horretan poztu egiten gara eta nola ez eskerrak

posizioetatik apur bat mugitzeko egindako hausnarketa eta ahaleginagatik eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos bollain jauna zura da hitza

egun on guztioi eskerrik asko legebiltzar buru anderea lehendakari jauna

egun on legebiltzarkideok estarrona jaunak jada azaldu du nahiko ondo heldu garen erdibideko

nondik norakoak eta egia esan ba ni be bai pozten naiz adostasun

eh bildu alderdi popularrak eta gu lege honen atzetik atzean eta

akordioetara sartu izana beraz estarrona jaunak

nahiz eta egoera latza izan guretzat gazteontzat egun espero gaurko honetan aurrera pausu bat ematea denon artean

erdararaz esaten den moduan gobernuari emangotzat un pequeño tirón de orejas

legebiltzar honek onetsi zuen erdibideko zuzenketa honen aurrera ateratzeko pausuak egin dituzue eta interesik ez duzue eduki eta ea gaurko honetan gobernuak sostengatzen duten bi alderdiek erdibidekoan barne egonda konpromiso hori

bollain jauna euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

sailburuari interpelazio bat egiten ari zinela pentsatzen nuen eta mozio baten inguruko eztabaidan ari gara eta gainera mozio bat denon artean adostasun batera iritsi garena eta egia esan sorpresa sartu dut zure jarrera

akordioagatik eta horretan horrekin geldituko naiz gaur guk ere bai bat egiten dugu

elkarrekin podemosek egindako diagnosi horrekin ez naiz berriro datuetan sartuko denok ezagutzen ditugu datu horiek

eta horretarako lanean jarraitu behar dugu instituzioetatik eta gizarte eragileekin elkarlana bultzatuz ere bai nazio ereduan uste dugu gizarte ongizatea garrantzitsua dela aurrera egin ahal izateko eta gazteen egoerari buelta eman behar diogula azken finean gazteen enplegua bermatzen bada ere neurri handi batean lortuko dugula gizarte oso baten

ongizate hori eta norabide aldaketa bat eskatzen zen hasierako mozioan gaur egun bizi den paradigma aldaketa horren aurrean eh bilduk aipatzen zuen bezala eta guk

horrela badela eta hori ere ez dugula ukatzen baina bai uste dugu jaurlaritzak konpromisoa badaukala eta norabide aldaketa horretan neurriak hartzen hasia dela jaurlaritza bera osatu zen momentuan gazteria zuzendaritza enplegu eta gizarte politiken sailera pasatu zen momentuan ez enplegua da gaur egun gazteoi gehien arduratzen digun gaia eta

hartutako aldaketa bat izan zen eta gure ustez garrantzi handia daukan aldaketa izan da eta bide horretan aurreko astean eztabaidagai izan genuen bi mila hamazazpi bi mila hogeiko enplegu plan estrategikoan hirugarren jarduera ildo nagusi bezala azaltzen zaigu gazteriaren enplegua suspertzeko

hezkuntzatik lanerako igarotzea lehen aukera programa gazte ekintzaileei laguntzea gazteei zuzendutako tokiko enplegu planak

programak gazteen itzulera sustatzea talentu gaztea prestakuntza duala eta gazteen enplegurako prestakuntza eta guzti hori lortzeko helburu espezifiko batzuekin eta adierazleak ezarriz beraz guk bai pentsatzen dugu talka plan hori edo talka neurriak martxan jartzen hasiak direla bai laugarren gazte planaren bidez eta baita enplegu plan estrategiko

gaurkoan ere ba anbizio gutxirekin egiten dela ez dugula gehiago nahi nik uste dut egin ezin dena dela egoera ekonomikoa daukagun moduan edukita eman ezin dugun eskaini eta hori azkenean

dela beraiei esatea lortuko dugula hemendik eta datorren urtera izugarrizko datuak edukitzea eta hori ez lortzea nik uste dut benetan errealitatea zein den

argi daukala zein den bizi den gaur egun bizi dugun errealitatea eta horri buelta emateko

jartzen ari da baina giltza magikorik ere ez daukagu lanean jarraitu behar dugu ekin egin behar diogu gainean egon eta formula hori da lan egin eta elkarlana gaurko akordioan lortu dugun bezalaxe zeren oso kontuan eduki behar dugu errealitatearen printzipioa politikan oinak lurrean edukitzea

hori mantendu behar dugulako lidergo politikoaz ere hitz egiten da eta nik

gazteriari dagokionez ez genukeela beldurrik eduki beharko

jaurlaritzan lehenengo bere ildo estrategiko horiek edo konpromiso horiek ezartzerakoan

lehenengo helburu horien artean kokatzen duelako gazteriaren egoerari buelta emateko neurriak ezartzea eta sailburuak berak ere bai martxan dauzka plan eta neurri desberdinak guzti honentzako eta beti ere elkarlan hori bultzatuz enplegu plan estrategiko horretan aipatzen den bezala foru aldundiekin udalekin eudelekin mankomunitateekin tokiko garapen agentziekin sindikatuekin merkataritza ganberekin ez horiek bakarrik baita ere prestakuntza zentro eta unibertsitateekin nik uste dut hor badagoela

horri buelta emateko nahi hori eta nik uste dut gaurkoan ere erakutsi dugula nahi hori hor dagoela legebiltzarretik baita ere eta

momentu honetan gehien arduratzen digun gaia dela baina ez digu horrek bakarrik eragiten gazteoi laugarren gazte plana aurkeztera etorri zirenean zuhaitzaren irudia jarri ziguten eta zuhaitz hartan azaltzen zen oinarrietan edo

enplegua hezkuntza eta etxebizitza osasunarekin batera oinarrietan dauzkagula baina gure bizitza garapen bat egiteko eta gizarteko parte aktibo izateko badauzkagula ere beste hainbat balio

kirola partaidetza kontsumoa justizia soziala berdintasuna

pentsatzen dut irizpide propioa autonomia ekimena partaidetza elkartasuna eta garapen sozial eta ekonomikorako konpromisoa erakusten duen

neurri handi batean gure herria aurrera eraman ahal izateko eduki ditugun balioak izan direlako

konpromisoa hartzen dugu eta komunitatearen garapenean ba eragile aktibo bilakatzen gara eta hala gara gizartearen parte gara ez dugu beste kolektibo

egia da laguntza behar dugula ikasketetatik lanerako salto horretan eta lagundu egin behar zaigula baina estralurtarrak ere ez gara eta jaurlaritzan hartzen diren beste

politika desberdinak ere bai gugan eragina daukatela eta laugarren gazte plan horrek ere horrela aipatzen zuen nola dagoen guzti hori zeharkakotasun hori mantentzeko nahi bat eta konpromiso bat

gugan daukaten eragin hori ikusteko estarrona jaunak bai aipatzen zuela ikuspegi ekonomista batetik egiten dela eta nik ez dut uste horrela denik ez dut bat egiten baieztapen horrekin bai pentsatzen dut jaurlaritzak ba momentu honetan gazteriaren egoera gehien arduratzen digun gaia izanda horri heldu behar diola bereziki baina pentsatzen dut badaukala beste ikuspegi bat eta osotasunez

gazteriari beraz gure taldean ez dugu pentsatzen kolokan jarri behar denik jaurlaritzak gazteekiko daukan konpromisoa hasiera hasieratik erakutsi duen konpromisoa gaurkoan iritsi garen akordioa pentsatzen dut benetan akordio ona dela egia da hasiera batean plan berriak egitera eskatzen zela eta

eraginkorragoa dela jada martxan daudenak eta jaurlaritzak martxan dituen ekimen guzti horietan legebiltzar honek uzten dituen neurri guzti horiek txertatzen joatea azkenean denon laguntzarekin egin behar dugulako aurrera eta bueno zoriontzen

nik uste dut denon ikuspegia sartzea lortu delako

eskertu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez

estarronak ez du hitzik hartu behar beste norbaitek hitzik hartu bai bollain zu bai ba zurea da hitza

ze igual ez dakit ondo ulertu dudan edo ez dudan ulertu edo pixka hor tirón de orejas egon da gobernuari esan du

esan dudala ni be bai frustrazioa baina frustrazioa da artolazabal andreak laugarren

gazte plana ekartzea eta legebiltzarrak ez jakitea nola ebaluatu den gazte plan

artolazabal andereak soilik borondate hona erakustea

eta oraingo honetan gauzak hobera aldatzen diren

aho batera heldu gara akordio batera heldu gara ea horrela den porque le digo señora gurrutxaga que yo

eskerrik asko bollain jauna beste norbait romero anderea zurea da hitza

eskerrik asko romero anderea euzko abertzaleak gurrutxaga anderea zurea da hitza bai orain

nire eserlekutik aipatzeko bakarrik pena bat dela akordio batera iritsi garenean eta gazteen aldeko

beraien onura partikularretarako benetan uste dut gauzak bere neurrian hartu behar direla gaur akordio on bat lortu dugu euskadiko gazteentzako ni gazte bezala ere bai zoriontzen naiz honelako bat lortzeaz eta ez dut uste hau erabili behar denik bakoitzak bere posizioa edo jipoitzeko nik uste dut bakoitzak gure posizio bat daukagula mugitu egin behar garela akordioetara iristeko eta hori dela legebiltzar honen lana gobernua kontrolatzea baina baita ere hemendik

eraginkortasunez guzti hori egin ahal izatea eta legeari dagokionez ez edukitzeko kezkarik eta ez edukitzeko beldurrik iritsiko dela baina tramitea hasi egin behar da eta tramiteak bere denbora behar du ez da besterik nik uste dut jaurlaritzak

aipatu duela ekarriko duela legebiltzar honek eskatuta egingo duela ez zela legealdi honetako legeetako bat baina ekarriko duela tramitera sartuko da uda baino lehen eta edukiko dugu eta benetan espero dut orduan

alderdi posizio hori markatu eta oposizioa egiteko bakarrik erabiltzea eta gazteen alde lan egiteko erabiltzea besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko gurrutxaga anderea ruiz de arbulo jaunak ez du hitzik hartu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

hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena administrazio publikoaren gizarte politika eta jarduera guztietan haurraren interes nagusiaren irizpidea txertatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda da elkarrekin podemos tinixara anderea guanche anderea zurea da hitza ekimena

gure herrian gure gizartea zahartzen ari da horrez gain gure balore sistemaren arabera pertsona helduen beharrak zein interesak politika publikoen legeen eta administrazio publikoaren erdigunean kokatzen dira y se hace

ez dago horren aldeko hamaika argudio nazioarteko eta erkidegoko egon badaude haurra eta nerabeen eskubideen konbentzioa nahikoa izan beharko luke duela hogei urte baino gehiago

eskerrik asko guanche andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal

egun on guztioi legebiltzarkideok sailburua beno tinixarak esandakoari nik uste dut azalpen

eta zehatza egin duela eta ildo horretatik ez dugu gauza asko gehitu behar baina

ekarri dela osoko bilkura honetara eztabaidatzeko adingabeen interes gorenaren printzipioa txertatu politika transbertsaletan eta proposamen edo podemosek aurkeztutako proposamenaren inguruan akordio bat posible izan da

tinixarak aipatu duen hiru alderdien artean espero dut azkenean eusko alderdi jeltzalea behintzat puntu batzuk onartzea baina

legebiltzarkideok sailburua egun on ba uste dut nik ere

andreak oso ondo azaldu digula zein den gaur eztabaidara ekarri dugun gaiaren muina eta gainera gaiaren inguruko oso diagnostiko zorrotza azaldu digula guk konpartitzen duguna eta horretan ez duela bestelako bueltarik

edozein kasutan gaurko eztabaidan aurrez akordio zabalerako aukera eskaintzen duen gai horietako bat dela pentsatzera

esan daiteke eta batez ere eta nik hemen jarri nahiko nuke fokoa familia eta haurtzaroaren aldeko euskal ituna sinatua

oinarrizko helburuen artean batetik europako instituzioak babesturiko haurtzaroaren

gauzatzeko helburu hori horretarako haur eta nerabeen aukera berdintasuna bermatuko duten neurriak artikulatzea eskatzen duena

eta ahal bezain gehien murriztea seme alabak dituzten familiei pobrezia egoera horiek saihestearen helburua eta gainera

itun honek oinarri izango dituen printzipioen artean aipatzen da espreski haurrak eskubide subjektu bezala kontenplatzearen printzipioa nagusiki itun honen orientaziorako haurren eskubideei buruzko nazio batuen konbentzioaren printzipio berberak oinarritzat hartzen direla jasotzen da itunean hitzez hitz eta berauetan ezartzen da haurraren lehentasuna hori hitzez hitz dago jasota uste dut garrantzitsua dela gogoratzea konbentzio horrek zer eskatzen dien konbentzio horrekin bat egiten dutenei

ongizaterako premiazkoa den babes eta zainketa ziurtatzea

direnen eskubide eta betekizunak exijitzen die eskuragarri dituzten baliabide horiek guztiak erabiltzea haurren eskubide ekonomiko

garatzeko denak garatzeko biziraupen eta garapena bermatzea eskatzen die edo gurasoei laguntzea haurtzarorako garapen eta bizi maila egokia

eta uste dut oso presente izan beharko genukeela datozen hilabeterako irekita ditugun hainbat eztabaidatzen eta batzuk aipatu ditu guanche andreak berak ere

a ese pacto oso interesgarria da precisamente horregatik konbentzioak planteatutakoa ezartzea planteatutakoa datorrelako

baizik eta beenetan esaten dugun hori gauzatzeko bermeak ezartzera

fokua konbentzioak seguru aski ohituegiak gaudelako ba orokorrean

konbentzio horiek denek sinatzera eta gero inoiz ez betetzen ez diren horrelako printzipio eta araubideak markatzera ezta eta hemen konbentzio honetan egiten dena da pausu bat

ez da nahikoa hau onartzearekin hori gauzatzeko eta errespetatzeko bermeak ere ezarri behar dituzte konbentzio honekin bat egiten duten egiten dutenek

teorian beraz nahiko argi dago akordioa egon behar dela

ze azken finean denok onartzen baldin badugu

dela jarraitu beharreko bidea hau da egin beharreko ahalegina gertatzen dena da askotan gertatzen zaigun bezala hitzetik esaten denetik

errealitatean pasatzen den horretara ba alde bat badagoela eta kasu honetan aldea

oso handia dela eta ez guk esaten dugulako bakarrik arartekoak eta guanche andreak ere aipatu du bi mila hamabostean dagoeneko

gobernuari esanez printzipio hau txertatu egin behar zuela bere politika guztietan eta ez era sektorial batean bakarrik baizik eta bere politika arlo guztietan txertatzeko beharra zegoela eta ezaguna da hor lanbiderekin ere

jaurlaritza honek arartekoarekin bere gomendio hori ez jarraitzeagatik eta hor ikusten zen nola oso ikuspegi desberdinak zeuden batetik lanbidek lehenesten zuen kriterio hori haurtzaroaren anbitoan aplikatzea eta bestetik arartekoak

araudiak esaten duena jarraituz hori anbito guztietara aplikatu behar zela eta horregatik iruditzen zati pozgarria dela gaur hartu dugun erabaki hau edo beno denon artean

agian egia da urrutia jaunak monografikoaren aurretik izandu genuen eztabaida batean esan zigun hori eta esan zigun nolabait itun honen

ixten genuela bide bat eta irekitzen genuela beste bat eta nik uste dut zintzoki ekimen honek horretarako aukera ematen duela ematen duela aukera tirabira horiek edo egon diren ikuspegi desberdin horiekin amaitzeko

oso argi kokatzeko eta ezarri behar diren berme horiek ezartzeko aukera ematen digula eta gainera ikuspegi hori denek aho batez oso perspektiba desberdinetatik onartzen baldin badugu ba uste dut oso positiboa izango dela ze azken finean erakundeetatik administrazioetatik eta anbito oso desberdinetatik

erabakiak eragin itzela izaten dute eta hor daude arartekoaren azkeneko txostenak emandako datuak ere

etxebizitzari dagozkionak diru sarrerak bermatzeko errentari dagozkionak guzti horiek eragin zuzena dute haur horien etorkizun eta oraingo bizimoduan ere beraz ikuspegi horretatik egin daitekeen lanketa guzti hori

hau zinez benetan ikuspegi sektorial hori gainditu ahal izateko

heldu beharreko kontu bat dela eta horrela babestuko dugu gaur ere eta konpartitzen dugu baita ere garrido andreak planteatzen zuena indarkerien kontuarekin binkulatzearena

diru sarrerak bermatzeko errentaren eztabaidan ere ze

potolo horien artean diru sarrerak bermatzeko errentaren izapidetzarenak jarraitzen du izaten elementu funtsezko edo zentral horietako bat eta kexa horietako

beraz uste dut oso presente izateko kontu baten inguruan ari garela

txalotzen dut gaurko akordioa eta eskertzen ditut izandako borondateak eta

eta iruditzen zait pertsonen bizitzak politikaren erdigunean kokatzeko

txikiko diren horietan ez bakarrik haurren bizitzan baizik eta horien arduradun edo zaintzaile edo guraso

ba akordio ona eta pozten gara eskerrik asko kortajarena anderea

nada más muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

sailburu andreak legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi

haurtzaro kontuetan gure taldearen estrategia zuzentzen duten printzipioak nazio batuen umearen eskubideen konbentzioak aldarrikatutakoak dira adin txikikoaren interes gorena politika publikoen oinarrizko gidatzat ezarri

egiaztatzen baititu erantzukizuna eta erronka ondorioztatzen du horrek nola eman lehentasunezko arrera haurtzaroari haren garapen egokirako ingurune lagungarriak sortuz haren babesa bermatuz eta haurtzaroan egin beharreko inbertsioa lehenetsiz horrela hasi ditut haurtzaro eta familiari buruz izan ditugun hainbat eztabaida eta horrela hasi nahi nuke gaurkoan ere

gai honetan defendatzen ditugun printzipioen berrespena eginez eta gaur hona dakartzan ekimenean ere horrela aritu gara

ipini genizkionean bi puntu aipatzen genituen bat eusko jaurlaritzari eskatzen genion familia eta haurtzarorako

izan zezala lehen printzipiotzat eta oinarrizko irizpidetzat haurra subjektutzat hartzea nazio batuen haurren inguruko hitzarmenean aldarrikatutakoan oinarrituta eta bi

estrategia horrek haurtzaroan inbertitzea alegia inbertsio sozialtzat zein gizarte osoaren ongizatea hobetzea zeharkako tresnatzat har zezala

zorionez gaur esan genezake bete direla haurraren interes gorena babesteko gure eskaera horiek familia itunean zein

jaurlaritza hilabeteotan burutzen aritu den lanaren ondorio halaber ez daukat ahazteko gai honi buruz

adostu genituen ebazpen proposamenak monografiko hura non berriro ere

lehen lan ardatz bezala haurrak eskubideen subjektu eta adin txikikoaren interes gorena aipatzen nuen haurraren eskubideen hitzarmenean

sendoak ipini ditugu edo ipintzen ari gara eta orain aurrera egiteko garaia da eta nagusiki elkarlanean horregatik

eh bildu eta elkarrekin podemos taldeak helarazi zeniguten zuen bion arteko akordioko lehen puntua esaten zenutenean besteak beste suspendiendo la implantación sectorial

ez zitzaigunez ez bidezkoa iruditzen ezta zuzena ere errealitatearekin

nahiz eta kontziente garen eta argi gelditu dadila

gure erronka zehaztea dela nola moldatzen garen eta nola moldatzen ditugun gure zerbitzuak gure politikak legezko agindu honetara eta

arituko gara gerora alderdi popularrarekin adostasun batera iritsi zineten eta akordio berri horrek aldez aurretik aipatu zatia kentzen zuen

bozketa irabazita zenuten gure ekarpenak egin nahi izan genizkizuen testua hobetzen zutela uste genuen hiruzpalau punturekin

algunos conceptos eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartu behar kortajarena anderea

labur labur eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta legebiltzarkideok

eta cariño guztiz baino iruditzen zait hemen esan diren

ez zitzaiola iruditu guk sartutako emendakina ze gu sartutako emendakina zen

egiten zion erreferentzia egiten ziona ez zitzaiola hori iruditu akordiorako irekitzen zuen edo aukera ematen zuen proposamen bat zenik nik uste dut badela eta arartekoak desde luego ezin du parte eta parte izan horretan zurekin ados naiteke

bere dokumentazioetan eta txostenetan uste dut oso ondo justifikatutako argudioak jarri dituela mahai gainean esplikazio eta guztiz kexak esplikatu ditu kasuak eta espedienteak zehatz eta mehatz esplikatu ze azkeneko

aurtengo txostenak bereziki aipatzen du interes gorenaren

zentzu horretan ikusita egindako hausnarketa zein izan den ikusita egindako jarraipena zein izan den ba iruditzen zaigu oso

eta horregatik guk bai babesten dugu ikuspegi sektorial hori gainditu eta bestelako planteamenduetara joateko beharra eta aipatzen

konbentzioak esaten duen ildotik bermeak ezarri behar ditugulako eta hori prozedurak martxan jartzea suposatzen du eta horrek suposatzen du jendeari eskubide honen berri ematea gai honetan aritzen direnei eta erabakitzen dutenei formazio bat eskaintzea eskubide hau zer den esplikatzea eta gero gure

hau benetan era transbertzalean inkorporatzeko

presente izatea eta zentzu horretan iruditzen zait oso

dela gaur hartutakoa eskerrik asko

urrutia jauna euzko abertzaleak zurea da hitza bai

ados nago eta gaur ez dut

eta ideia batekin gelditzen naiz eta da aro berriaren hasieran beharbada ez dugu pentsatuko erabat ados egon behar dugunik denetan baina aro berri honetan izan gara gai nik ezagutu nuen aro zaharrean

gai ez ginena egiteko gauza izan gara eta hori da

horrekin geldituko naiz ñabardura txiki bat arazoa ez zen arartekoa eta arartekoaren gomendioak jarraitzea ezta gutxiagorik ere guri ere oso interesgarriak

iruditzen zaizkigu arazoa zen nolabait aditzera ematea

sektorialki tratatzen zelako gaia gu

kontziente gara aurrera egin beharra daukagula moldatu behar ditugula gure zerbitzuak eta gure politikak

horren kontziente gara baina uste dugu

horrek ez duela esan nahi gobernantza departamentuak eraman behar duenik kontua eta

gauza bat priorizar aditzaren inguruan zuk aipatu duzu kortajarena andrea

borondatea dagoen azkenean bozkatuko dugula priorizar agertzen ez den testua

gure asmoa zen gehitzea eta ekarpen bat egitea lehen hor aipatu ditudan arrazoiengatik arrazoi juridikoak ziren eta

akordioaren baitan nahiago izan dugu horrekin inongo gerrarik ez egitea besterik gabe eskerrik asko

bozketa puntuka egingo da beraz eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu lehenik lehenengo eta hirugarren puntua

euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketarena bai

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz

lehenengo eta hirugarren puntuak orain bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bigarren puntua ere gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena lan ikuskaritza indartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den otamendi andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

hilabeteetan lan eta justizia batzordean oso interesgarriak izan diren hainbat agerraldi jarraitzeko aukera izan dugu

agerraldiak eskatu genituen bere garaian lan segurtasun eta lan osasunaren alorrean bultzatzen den prebentzioaz eta hartzen diren neurrien inguruan duten ikuspegiari buruz azalpenak eman eta proposamenak egin ditzaten hainbat iritzi eta proposamen luzatu

eta garbi adierazi digute lan istripuak jaisteko helburuarekin orain arte hartu diren neurriak ez direla nahikoak izan

prekarietatea dela horretan ez dugu inolako zalantzarik

jakina den moduan aipaturiko agerraldi horietan eragile gehienek adierazi zuten eta hemen gauden askok bat egiten dugu

laneko segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko egunaren harira eginiko adierazpen instituzionala

prekarietatea ere istripuen maiztasuna areagotzen duen faktoretzat hartu behar dela osalan eta lan ikuskaritzak

baliabide materialak eta pertsonalak ziurtatu beharko eta lan baldintza egokiak bermatu beharko direla ere iritzi genuen adierazpen instituzional hartan denok onartzen dugun errealitate bat batez ari natzaizue eta denok gara kontziente errealitate

oso zaila izango dela langileok pairatzen dugun gaitz honekin amaitzea beraz ezinbestekoa da prekarietatearekin amaitzeko benetako neurri eraginkorrak hartzea eta

ematetik etorri behar dira benetan egoera irauli nahi bada behintzat baina prekarietateari

jarri ondoren honekin batera badago baita beste neurri hartzerik lan ikuskaritza indartzea hau da aipaturiko agerraldietan behin eta berriz errepikatu den eskaera bat eragile asko oker ez banago confebaskeko ordezkariak ez ezik

bat etorri ziren azpimarratzerakoan lan ikuskaritza indartu beharra dagoela eta honi erantzuten dio aurkeztu genuen

guk markatu genituen helburuak batetik jaurlaritzari eskatzea

indartu dezala eta bestetik estatuari exijitzea lan segurtasun eta osasun arloaren eskumen osoa lortu dugun erdibideko honekin pozik gaude

lortu ditugula uste dugulako lan segurtasun eta osasun ikuskaritza indartu dezala eskatzerakoan ezinbestekotzat jotzen genituen bi puntu

lan arriskuen prebentziorako diharduten ikuskatzaile kopurua handitzea lehentasun osoz transferituak dauden ikuskatzaile plaza guztiak betez eta ondoren beharrezkoak liratekeen plaza berriak sortuz

aipatu zuen lan ikuskaritzari dagokionez ikuskatzaile gehiago behar direla euskal autonomia erkidegoan eta

kopurura iritsi behar dela aipatzen zuen hau da

langileko aldarrikatu zuten gure autonomia erkidegoan ehun eta hogeita bi ikuskatzaile egotea europako bataz bestekoaren errealitatetik oso urruti gaude

euskal autonomia erkidegora transferituak dauden ikuskatzaileak

estatuaren menpekoak direnak baina hemen dihardutenak oker ez banago behintzat beraz errealitate horretatik ehun eta hogeita bi ikuskatzaile horiek izatetik oso urrun egia da eta aitortu beharra dago eta nik uste dut lortu dugun erdibideko honetan horrela jasota datorrela azken urteotan ikuskatzaile

horrela da eta hori da bidea baina gehiago dira beharrezkoak behintzat beraien lana ondo egitea nahi badugu eta beraien lana ikuskari hauen lana areagotzea nahi baldin badugu

behar den egokitasunarekin lan egiteko zailtasunak dituztela

ez direlako nahikoak ez beraien lana ondo egiten ez dutelako eta beraien

zalantzan jartzen da gutxi daudela eta

gertatzen direla eta kasu gehiegi aztertu beharra dagoela beraz badago honetan

hobetu eta badago nola indartu ez bitarteko gehiago jarriz lan segurtasun eta osasun ikuskaritza indartzeko beste puntu bat ikuskatzaileordeen figurarena da

jasotzen genuen gure erkidegoak lan segurtasun eta osasun arloan arautzeko

arautu ditzala funtsezko diren teknikari hauekin lan ikuskaritza osatu ahal izateko eta egia da eta erdibidekoan hobeto jasota gelditu da jada

hau ikuskariordeen figura hau eta lortu dugun erdibideko honetan eskatzen duguna da indartzea arautu berri den figura horiekin ikuskaritza indartzea

estatuak eta litekeena omen da jakin dugunaren arabera atzo gloriarekin hitz egiten egon nintzenean behintzat hala komentatu zidan dirudienez hiru ikuskatzaile onartu ditu estatuak

eta litekeena dela urte amaierarako edo urte amaiera baino lehen ikuskaritza ikuskatzaileorde figura hauek inkorporatu ahal izatea gure lan ikuskaritzan eta hori horrela den eta horrela baldin bada

jarraitzen dugu esaten eta hala eskatzen dugu legezbesteko honetan eta lortu dugun erdibideko honetan areagotu behar direla baita ikuskatzaileorde horien figura

hori lehenengoko puntuari zegokionez eta bigarren puntuari dagokionez ba bueno hemen eskatzen genuena zen bere garaian

ikuskaritzaren ikuskapen funtzio publikoaren eskualdatzea egin zitzaiola zati batean behintzat ekainaren hogeita lauko

bidez baina ez bere osotasunean eta guk honekin

eskumen osoa exijitzea eta hemendik arautu ahal izatea eta kudeatu ahal izatea modu integral batean

aurrera eraman ahal izateko eskumen osoa izatea puntu honetan

kostatu zitzaigun pixka bat ikuspegi desberdinak ditugulako baina beno egia da azkenean erdibideko

eskatzen dugun espainiako gobernuari eskatu diezaiola legebiltzarrak gizarte segurantzaren

transferentzian jaso dezala lan ikuskaritza osoa

alor horretan transferitutakoa osatuz ez

baina beno egia da erdibideko batera iritsi ahal izateko beti denok utzi behar izaten dugula zerbait gordeta armairuan ezta baina beno egia da hor dagoela baita

legebiltzar honetan onartu zen legezbesteko bat eta legezbesteko proposamen horretan onartu zen legezbesteko proposamen horretan eskatzen zen

gernikako estatutua osorik betetzea eta transferitu gabeko eskuduntzak ba euskal instituzioei transferitzea

eman nahi zitzaion gobernuari lan egutegi eta plan bat aurkez

asebeteta gelditzen dela eskumen osoaren exijentzia hori eta beno beste bi puntu ere gehitu dizkiogu

erdibideko honi guk hasieran aurkeztutako legez besteko proposamenari ba elkarrekin podemos taldeak proposatu zituen puntuak ba nolabait jasoz hemen ere ez da guztiz jaso

aurkeztu zituen bezala jaso ahal izateko baina beno lehen aipatu bezala erdibideko baten adostasunera iritsi ahal izateko denok utzi behar izaten dugu zerbait eta

gelditzen naizela azpimarratu nahiko nuke beraz

lortu dugun erdibideko honekin beno hasieran guk planteatutakoa behintzat

betetzen duela ulertzen dugulako eta batez ere

ikusten dugula beharrezkoa gai honetan gai honi serio heltzea eta gai honetan denok elkarrekin ahaleginetan aurrera pausoak emateko eskatzea gobernuari

irakurketa desberdinak egiten ditugula egungo errealitateari buruz batez ere nola funtzionatzen duen guk uste dugu

badagoela asko hobetzeko baina

egiten den horretan irakurketa nahiko positiboa egin dezakegu eta

puntu batean ez garena adostasunetara inoiz iritsiko da ba beno estatuaren eta

eskumenen arteko afera guzti horretan guretzako arlo honetan ere lan segurtasun eta osasun arloan ere nabarmena da gure

eskumenen muga oso nabarmena da ezin ditugula hemendik arautu guk nahiko genituzkeen politika guztiak eta adibide sinple bat da atzo

jaurlaritzak sei ikuskatzaile ordeen figura eskatu du eta estatuak hiru soilik onartu dizkio

eskerrak ematea batez ere sánchez andreari

eta aitortu beharra daukat asko ikasi dudala honetan ere beti ikasten da elkarrizketetan baina honetan asko ikasi dut zuk aipatutako guztia kontutan izanda eta

adostasun honetara iritsi ahal izateko eta edukiko dugu beste aukerarik eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi hitzartzea hasteko esan beharra daukat gure taldearentzat guk parte hartzen dugun gobernu ororen jarduera politikorako enplegua hori dela eta hori da gure konpromisoa lehentasuna ematea izaera ekonomiko eta sozialeko politikei helburu zuzena dutenei enplegu gehiago sortzea eta ez bakarrik enplegu gehiago

hobeagoko enplegua ere hain zuzen ere enpleguaren kalitatearen

oinarritzen da bere zereginaren helburua da

ahalbidetzea horretan dihardute ikuskaritza funtzioak

ondo betetzen eta garatzen direla zaintzeko kontu honek

euzko alderdi jeltzalearen eta euskadiko alderdi sozialistaren arteko gobernuko

akordioan akordio horrek aitortza argia egiten dio lan ikuskaritzari funtsezko tresna gisa kalitatea bermatzeko eta laneko

laneko osasuna eta segurtasuna bermatzeko hori garrantzitsua da eta gure taldea bat dator helburua lantoki segurua eta

estrategiko egin dira lan arriskuak prebenitzeko

alor horretan neurri anitz jarri ditugu abian

are gehiago lan harremanen prebentzio kultura zabaltzeko lanean ari da ez bakarrik lantokietan baita herritarrengan eragiteko ere horretarako hainbat eta hainbat

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko otalora
anderea erantzunen txanda otamendi anderea zurea da hitza

bi puntualizazio egiteko nik uste dut garbi utzi dudala

ez dudala hemen esango lan segurtasun eta osasun arloan azken urteetan aurrerapausoak eman ez direnik egin egiten da hori

gutxiagorik espero baina hori bai egin egiten da aitortu beharra dago baina egia da ez dela nahikoa hori denok aitortzen dugula departamentuak berak ere aitortzen duela nahiko egiten ez dagoelako bitarteko nahikorik eta hernández jaunak ondo esan duen bezala

akordio honetan jasotzen denak ikuskaritza indartzeak funtsean bere eragina izan behar du lan eta justizia departamentuko aurrekontuetan ezinbestekoa da departamentu hau doitzea beharrezkoak diren baliabideekin

hurrengoko urteko aurrekontuen aurkezpena jasotzen dugunean

baliabideak bideratzen direla behintzat orain arte bideratzen direnak baino gehiago inoiz ez da nahiko izango hori ere badakit baina

llanos anderea egia da lan segurtasun eta osasun

hori egia da aipatu dugu bai zuk eta bai nik

baina arlo honetan eragiten duten beste arlo batzuk transferitu gabe daude enplegurako politika aktiboak esaterako

ahalmen zehatzailea jasotzen dutenak edo gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa bera beraz

ez ditugu arlo honetan ere bere osotasunean eragiteko modu positibo batean eta modu integral batean eta hau

ezer eskatzen soilik legean jasota datorrena betetzea transferentzia guztiak behingoz
eskualdatzea eskerrik asko eskerrik asko otamendi anderea

de nuestro país eskerrik asko eskerrik asko otalora anderea eztabaida amaitu denez bototara

bat hiru eta laugarren puntua eh bildu elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketarena

beraz aho batez onartu dira bat hiru eta lau puntuak jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa nueve

gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena esku hartzeko denbora laburtze aldera indarkeria matxisten aurkako aplikazio mugikor bat sortu eta ezartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den arana andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

neurriak behar ditugula argi dago eta

indarkeria matxistarekin zerikusia duten gaiak legebiltzar honetan landuko ditugunak behar ditugulako urratsak behar ditugulako eta saiakera guztiak beti gutxi izango direlako aipatzen zen diagnostiko horrek emango lizkigukeen ondorioak

hori eskatzen duelako guk hasierako proposamenaren aurrean kasu horretan aplikazioan gehiago

aldez aurretik hausnarketa bat behar genuela eta

horrelakoak martxan jarri aurretik jakiteko zer

eskuartean martxan nolako protokoloak ditugun protokolo hauen artean azkenean udalerri ezberdinak direlako eta izan behar dutelako norberaren errealitatera egokitzen direnez

urrats ezberdinak edo proposamen ezberdinak jartzeko horregatik besteak beste ikusten zen aplikazio horiek martxan jarri ziren tokietan festa giroan protokoloak

herritarrekin lanketa bat egin ostean heltzen ziren horrelakoak eta horrexegatik ematen genion horrenbesteko garrantzia eta orregatik iruditzen zaigu benetan akordio oso ona lortutakoa globaltasun horri aldez aurretiko hausnarketari heltzen diolako egun ditugun tresnei heltzen dielako eta batez ere aurrera begira jarri nahi ditugun urrats horietan

oso beharrezkoa mugimendu feministarekin herriekin beraiekin udalerriekin beraiekin protokoloak martxan jartzen dituzten langileekin

egunerokotasunaren argazkia daukatenak horretaz gain ere gaur egun martxan dauden protokoloak

batzuk dagoeneko martxan jarri direlako eta hortik ikaspen asko ateratzeko moduan gaudelako ikusteko amankomunean zer daukaten ikusteko elkarrengatik

eta ikusteko ere bai martxan ez dauden toki horietan zer urrats markatu daitezkeen protokolizatutako edo estandarizatutako norabide batean beraz horrexegatik

egun martxan ere ditugun azterketa askok azkenean haien artean loturarik ez dutela ikusita horiek guztiak biltzeko saiakera egitea

baditugulako datuak baditugulako azterketak egia da batzuetan atzerakoi edo bi mila hamaikako datuetaz hitz egiten ari garela beraz

baina askotan ez gara kapazak izan hortik ondorioak ateratzeko eta ondorio horiekin nolako tresnak martxan jarri nahi ditugun ezartzeko eta hori da nolabait gure ustez akordio honetan bildu dugun punturik garrantzitsuenetarikoa daukagun guztia

emaitzak atera nahi ditugulako hortik proposamenak atera nahi ditugulako epe motz ertain eta luzera horrela jokatu behar dugulako gaur egun daukagun arazo larri honen aurrean beraz uste dut esateko askoz gehiago ez dagoela arana andreak oso ondo azaldu du

horrelakoetan akordioaren beharra handia dela ardura hemen daukagulako ardura instituzioetan daukagulako batez ere protokolo horietan guk daukagulako esku hartzeko ahalegina eta kapazitatea beraz benetan pozten gaituen proposamen batekin aurkitzen garela uste dugu

arana andrearena egindako saiakeragatik uste dut oso ondo barnebiltzen duela

genituen proposamenak eta zentzu horretan berriz ere azpimarratzea hauek eta beste hainbat ditugula egoerak eskatzen duelako larria delako mahai gainean egun daukagun egoera hau eta beraz epe motz

ongi etorria beraz eskerrik asko oraingoan hau ekartzeagatik eta

argi daukagu hemen gauden talde guztiok horrelakoak egiten jarraituko dugula

eta jendarteak maila hori eskertzen digulako eta zentzu horretan
erantzuteko modua izan da gaurkoa eta egiten jarraituko duguna mila esker guztioi eskerrik asko etxebarrieta andrea

presidenta y bueno eskerrik asko presidente andrea egun on berriro sailburua

emakumeen arteko bortxakeriari buruzko gaia eztabaidatzen

akordio zabala lortu dugu eta hemen aipatu den bezala

gai honi beti dago zer egin behar eta administrazioei betebeharrak ipintzea gaizki eta kasu honetan berriro lortutako akordioarekin berriro betebeharrak ipintzen diogu kasu honetan bereziki eusko jaurlaritzari hemen aipatu den bezala

gai honi hitz egiten dugunean inportantea da diagnostiko zehatza egitea gero dagozkion neurriak

den bezala txostenak ikerketak planak ditugu baina batzuetan esan dezakegu ikuspegi orokorra

dela diagnostiko hori egitea daukagun informazio guztiarekin informazio hori askotan banatuta dagoelako

denborak murriztea ere inportantea da eta gero protokoloak eguneratuak edukitzea ere guztiz inportantea da

garrantzitsua zen ere gobernuak konprometituta daukan lege proiektua ere bidaltzea eta horregatik beti gai

puntu hau sartzen dugu eta eskertzen dugu beste taldeek kontuan edukitzea puntu hau zeren nik uste dut hemen gobernua konpromisoak hartu dituela emakumeen aurkako bortxakeriari buruzko proiektua

eta espero dugu epe hori betetzea eta lege proiektu hori bidaltzea como decía es importante

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on denoi

berriak tresna modura erabiltzea geneukan gaur eztabaida gai geneukan diot

jatorrizko eskaritik gaur erdibidetu dugun testura haratago joan baikara lehenago hitz egin duten taldeetako ordezkariek ere esan dute

plano batean utzi dugu eta indarkeria matxista saihesteko eta prebentzioan euskadin finkaturiko estrategia

orokor baten inguruan hitz egiten bukatu dugu lehentasuna honi azken finean eraso sexisten kontra teknologia berriak tresna modura

horren barne dagoen edo egon daitekeen bestelako ekimen bat izan daitekeelarik beste askoren artean

erabiltzeko aukera dela eta pasaden urtean zehar komentatu den moduan euskadin hainbat herrik martxan jarritako mugikor aplikazioak

bilbon edo durangon adibidez bi mila hamazazpiko iruñako san ferminetan ere martxan jarri zen horrelako mugikorrentzako aplikazio bat

positibotzat bai jotzen dugu positiboa dela diogu nahiz eta neurri eta tresna hauen martxan jartzeak ez saihestu zoritxarrez gertatzen diren eraso sexista horiek bat bateko momentu batean beraz lehen esaten nuen bezala hau beste ekimen bat

denak batzen dute denak dira beharrezkoak hein batean edo bestean euskadin indarkeria matxista desagerrarazteko

beraz tresna telematikoa behar izateko sakoneko arrazoia hor dago baina

gaurkoan badakigu durangoko udalak jaietan abian jarri zuen baliabide hau positiboa izan dela badakigu bilboko udalaren proposamenaren berri

segurtasun sailak beraz badu esperientzia hauetan oinarrituta beti ere baliabide teknikoen mugak

errespetatuz erakunde ezberdinen artean emakunderen aholkularitza eta ikuspegi feminista batetik sistema telematiko edo aplikazio bat garatzea eta horrela jaso dugu gaur

bigarren puntuan eta garaturiko etorkizuneko tresna hori ba gizartean ezagutzera emateko informazio kanpainak eta abar egitea baita ere komentatu den moduan adibidez laugarren puntuan hala ere esan bezala hau beste ekimen bat da

baina ez da erremedioa eta emakumeok ez dugu nahi

izan nahi gu etxera gauez edo egunez goazenean ez dugu joan nahi tentsionatuta ez dugu joan nahi mugikorra eskuan daukagula

joan guk nahi duguna lasai ibiltzea da

askatasun osoz ibiltzea da beldur barik ibiltzea da eta

hartu beharrezkoak dira eta horietara noa eta horietariko bat edo funtsezkoa behintzat izango litzateke gaurko erdibidekoan onarturiko lehenengoko

euskadik badu indarkeria matxista ekidin eta prebenitzeko estrategia bat estrategia integral bat esan ahal diogu helburuak finkatuta dituena parte hartze prozesuen ondorioz diagnosi batean oinarrituta datu grafiko eta kasuistikoetan oinarrituta

estrategia hau garatzeko espazioa badauka garatu eta jarraitu egiten dela

zeharkakotasunez garatzen dela ez soilik departamentu artean erakunde artekoa baita ere eragile ezberdinen laguntzarekin

eta guzti horren buru bezala emakunde izanik berea baita euskadin berdintasun politikak garatu eta

ardura duen entitatea baina estrategia hori ikustarazi behar da nik baino lehenago hitz egin duten

batzuetan hainbeste dokumentu plan protokolo eta programa artean norabidea galdu egiten dugu eta hori inondik inora ere ezin da izan estrategia denok argi izan behar dugu estrategia argia izan behar da bai erakundeentzako eta baita ere gizarte osoarentzako

guzti hori egindako guzti hori batzea eta ikustaraztea modu argi batean estrategia zein den finkaturik lehen esan dudan moduan estrategia hau garatzeko espazioa sortuta dago

arrizabalaga anderea erantzunen txandara pasatuko gara arana bertatik bai

euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea ezta ere rojo ezta ere

y nada más eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea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

hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa jarraian

irakurriko dizkizuet mesedez isiltasuna homofobiaren transfobiaren eta bifobiaren kontrako nazioarteko eguna gaurko egun

mundu erakundeko batzar nagusiak gaixotasun mentalen zerrendatik kendu zuen homosexualitatea horrez gero maiatzaren hamazazpian mugarri bilakatu da

egun bereziki esanguratsua da kolektiboaren eskubideak aldarrikatzen dituzten eta haren aurkako bazterkeria borrokatzen duten ekimenen ikurra

eusko legebiltzarrak adierazpen instituzionala onartu du konpromisoak eta helburuak berretsiz horregatik guztiagatik eusko legebiltzarrak bat berresten du euskal erakunde guztiek

ez diskriminazioaren printzipioan eta euskal gizartea animatzen du printzipio horiek defendatu ditzan eta horien arabera jardun dezan bi

eskatzen dio gogor gaitzetsi ditzala munduko edozein lekutako legeak lgtbi pertsonen eta lgtbi giza eskubideen defendatzaileen aurka egiten dutenak

eskatzen dio arreta berezia bermatu diezaiela delegazio diplomatikoetan eta mugetan

edota lesbianen gay transexualen eta bisexualen giza eskubideen defentsagatik jasartutako pertsonen asilo eta

errefuxiatze eskaerei eta prozedurei